egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu lehen idazkariak

agiri horiek aurkeztu dituzten hurrenkerari jarraituz dei egiten zaienean legebiltzarkideak

eta zein bere eserlekuan jarriko dira horrela beren eginbeharrak erregelamenduko lau puntu bost artikuluan agintzen den bezala beteko dituztela adieraziz

arana varas sartu da lander martínez hierro

sartu da mikel arruabarrena azpitarte sartu da juan carlos ramírez escudero isusi

sartu da maddalen iriarte okiñena sartu da rebeka ubera

sartu da alexia castelo de sa sartu da eneko andueza lorenzo

sartu da rafaela romero pozo sartu da txarli prieto san vicente

irekitzat ematen dut eusko legebiltzarra eratzeko bilkura

diputazio iraunkorreko lehen idazkariak honako testuok irakurriko ditu

aretoan dauden legebiltzarkideen zerrenda eta erregelamenduan ekitaldiari buruz diren artikuluak

agirre arizmendi iñaki agirre garitaonaindia jasone

alonso aranegui alfonso andueza lorenzo eneko arana varas eukene arregi romarate amaia arrizabalaga arruza leixuri arruabarrena azpitarte mikel

arroniz estefanía berasaluze lazkano irune berriozabal bóveda jone

goirizelaia ordorika jone gorospe elezkano josune

iriarte okiñena maddalen iturrate ibarra iñigo

llanos gómez nerea macazaga sáenz cristina martínez hierro lander

mendia cueva idoia mendizabal mendizabal garbiñe

oregi bastarrika ana isabel otamendi tolosa maider

otero gabirondo mikel pastor garrido josé antonio

ramírez escudero isusi juan carlos rojo solana natalia romero pozo rafaela sagardui goikoetxea gotzone sánchez martín gloria semper pascual borja tapia otaegi arantxa

uria serrano juan luis uribe etxebarria apalategi luke

agindutakoa egiaztaturik adineko mahaia eratzea dagokigu juan luis uria serrano jaunari eskatzen diot har dezala lehendakaritza